egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua ekonomia ogasun eta aurrekontu batzordearen irizpena

lege proposamenaren eta herri kontuen euskal epaitegiaren bat barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzen duen lege proposamenaren gainean

batzordeko kideren batek irizpena aurkeztu nahi du ez beraz taldeen txandara pasatuko gara talde mistoaren ordezkariak du hitza martínez andrea zurea da hitza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

ez dute hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

nahiko nuke gaur hemen emango dugun eztabaida honetan eskerrak emateko herri kontuen euskal epaitegiko

administrazioko langileari batez ere azkeneko agintaldi honetan egin duten lanagatik euskal herria bildun fiskalizazio eta

eta hauen gainean egongo gara baina hori organo independenteak eta hori izan zen

duela sei urte planteatu genuen herri kontuen euskal epaitegiko bat barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzeko arrazoia hona ekarri gaituena berritzera zihoan presidentearen independentzia faltagatik argi esan izan dugu denbora guzti honetan eta argi esaten jarraituko dugu lege hori aldatzeko proposamena da eta hemen aipatu izan da ere gaur egun oraindik epaitegiko presidentea den jose luis bilbaoren izendapenagatik aurkeztu genuen bi mila hamabostgarrena urteko martxoan bizkaiko

urteko uztailean herri kontuen euskal epaitegiko presidentea izatera pasa zena de hecho

eta argi geratu dadila hemen kontua

foru aldundiko buru izandakoa instituzio horren aldundiko kontuak kontrolatu fiskalizatu behar duen tribunal baten buru izatera pasatzea egun batetik bestera hemen kontua ere bada pertsona hau

horrelako organo baten buru izateko eta horregatik aurkeztu genuen lege proposamena esan dugun bezala sinplea laburra baina eztabaida abiatzeko nahikoa momentu hartan duela sei urte esan bezala

tramitera onartua izan zedin arazorik gabe inolako aldaketarik gabe eta uste genuen lege eguneratu aurreratu bat egiteko aukera egon zitekeela ponentzia abiatuz

den denak egin dituzte ekarpen interesgarri eta kualitatiboak herri kontuen euskal epaitegiaren independentzia eta lana hobetzeko zegoen margen zabala agerian utzi dutenak baina agerraldiak

batzuen aldetik ezer gutxi aldatzeko asmorik borondaterik zegoela argitzen zihoan eta gaur dugu horren emaitza ez ginen okertu ezer gutxi aldatuko da

dezente izan ditugu gure artean herri kontuen euskal epaitegia bezalako organo batentzat kideak aukeratzeko modu desegokia dela adierazi dute hainbatetan eta modu hori mantenduko da eta nahiz eta ohikoa izan alderdi batzuen partetik ez da normala ohikoa izateagatik ez da normala eta are gutxiago egokia eta guk behintzat hala onartu normala balitz onartu gizarteak azken finean gero eta neurri gehiago irmotasun handiagoa

baliabideen kudeaketa inpolutoa eskatzen dituen honetan

egingo zaio herri kontuen euskal epaitegiko duela hogeita hamairu urteko legeari zeozer aldatuko dela itxura emanez baina oinarrian ezer gutxi aldatu gabe besteak beste esan bezala ate birakariak onartzen dituen proposamen bat onartzera zoazte gaurkoan

horrekin nik uste dut dena edo ia dena esanda dagoela eta horregatik eh bildu gure taldea kontra bozkatzera doa azken finean honek suposatzen duelako

egiten jarraitzeko aukera ematen duelako lege aldaketa honek eta gure ustez higiene demokratikoaren norabidean
atzerapauso bat delako gaur hemen onartzera zoazten lege hau eskerrik asko estarrona jauna euzko abertzaleak

por un mandato bigarrenik emakumeen eta gizonen eskubide eta aukera berdintasunaren arloan lortutako aurrerapenak ere

azpimarratu nahiko nituzke egungo legegintza esparruan

aurreikusi ez den gaia eta guk mahai gainean ipini duguna horrela testu berriak emakumeen eta gizonen arteko izendapen orekatuaren beharra sartuko du erakunde guztiek pauso sendoak eman behar dituzte norabide honetan baina uste dugu auzitegi honek ere

bada begira ezazue legebiltzarkideok nik bakarrik gauza batzuk edo datu batzuk eman nahi dizkizuet

argudio batzuk emateko ezta josé luis bilbao tribunal honen presidente

baten bakarrik eskatu diozue tribunalari azalpenak ematea bi mila hamaseian eta agerraldia ikusten baduzue bi mila hamaseiko agerraldi hori ikusten baduzue tribunalaren lanari dagokionez

ordundik ez duzue ezer galdetu ezer ere ez tribunalaren kideei buruz tribunalaren lanari buruz ez da inoiz zalantzan jarri tribunalaren lana ezta ez diozue ezer esan tribunalaren aurrekontuei ezta memoriei ere beraz non dago arazoa

nahiz eta egindako lana bikaina izan eta alderdi politiko batek ere ez zuen inolako kexarik izan ustedes dudan

beraz nik eskatuko nuke mesedez ez dezagula asunto hau eta bereziki euskal kontu publikoen tribunala helburu politikoetarako gure helburua behintzat ez dakit beste batzuena baina gure taldearentzat legea hobetzea eta eguneratzea izan da gure proposamena tribunalak bere helburu eta eginkizunak hobeto

adostasun politiko zabal bat lortzeko helburuarekin egin duguna eta hemen gordillo jauna eta bere taldearen akordiorako prestutasuna eskertu

eta guztiok ba bueno erdibideko puntu batera heldu garelako badakit gauzak beti itxi behar direla

beraz eskerrik asko lortu den akordio zabalagatik eskerrik asko eskerrik asko berrojalbiz andrea

ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza bertatik

eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea da hitza

soto jauna eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

hitzez hitz irakurri baina zuek esaten duzuena aurkezpenean

saiatu saiatu saiakera egin behar dela emakume eta gizonen arteko oreka

lehen esan bezala amaitu nahiko nuke eskerrak ematen ekonomilari auditore letratu fiskalizazio lanak egiteko beharrezkoa den administrazio langile osoari guk sinesten dugulako horrelako organoak beharrezkoak direla

onartuko dena gure ustez ez ditugu minimo batzuk betetzen eta esan bezala berrojalbiz andrea gaur ekarri duzun diskurtso idatzia egia esan

esan nahi dut artifiziala da uste zenuen ahí a saco etorri behar ginela

ez da horrelakorik eman beraz ez naiz sartuko ez dudalako denbora ere ez baina

presidente andrea eta beste bat da legegintza testua gaur onartuko dena sakoneko aldaketak ematen direla ulertzera eman nahi duzue baina ia ezer ez aldatzeko hogeita hamairu urte dituen legeari makillaje sinple bat eta babestuko duzuen

atzean omen dagoen akordio horren ondorioz eskerrik asko estarrona jauna

eztabaidan gehiago sartuko nahiz eta zuk estarrona jauna

ez dira nahiz eta gozo gozo esan bota dituzun harriak ez dira txikiak izan eta ez dago hor bakarrik

aurreko ogasun batzordean esan zenituenak beraz ez esan niri hemen

irainka bezala irten naizela zuk esaten dituzunak ba nahiz eta gaur tono gozoa erabili ba ez dira izaten

podemosek ba gizarte eta sektore publikorako irabaziak dakartzan lege honetan ba akordiora batzeko aukera galdu duzuela uste dut

ez ditut berriz esango ez baina objektibotasuna inpartzialtasuna eta gardentasuna indartzeko

balioan jarri nahi dut egin den lana berriz ere eta

baina irizpen hau gehiengo oso zabal batekin adosteak ba pozten nau beraz eskerrik asko eskerrik asko berrojalbiz andrea

amaituta bozketa hasiko dugu bototara jartzen da eh bildu taldearen boto partikularra jatorrizko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bat boto alde berrogeita zazpi contra bost abstentzio beraz ez da onartu

erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu

beraz ez dira onartu bototara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak bozkatu dezakegu

eta entzun ondo bototara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak

bozkatu dezakegu ze pasatzen da

a ver mesedez isiltasuna ere ona da ze ni ja bestela pantailak jarri behar ditugu berriro es

berriro bozkatuko dugu mesedez mesedez berriro bozkatuko dugu

isilik isiltasuna mesedez isiltasuna berriro bozkatuko dugu guztiok

bototara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak bozkatu dezakegu denok

jarraituko dugu bozketak jarraituko dugu bozketak entzun dugu zure iritzia jarraituko dugu bozketak

ya está ez du ezer esan beraz jarrai dezagun bozketa eta isiltasuna ze nik ez dut entzuten ezta ere

jarraitu dezagun jarraitu dezagun

batera zuzenketarik izan ez duten irizpenaren gainerako artikuluak bozkatu dezakegu berriro

bai bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hemezortzi eman dugu bozka berrogeita sei boto alde zortzi contra cuatro zuri beraz onartzen da

mesedez isiltasuna bototara jartzen dira eh bildu taldearen boto partikularra zioen azalpenari bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamalau eman dugu bozka

beraz ez dira ez da onartu bototara jarriko da zioen

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita sei boto alde siete contra beraz onartuta geratu da bototara jartzen da legearen izena bozkatuko dezakegu

estarrona jauna mesedez bozketan gaude ezin da mugitu bozketan

beraz onetsita geratzen da herri kontuen euskal epaitegiaren otsailaren bost barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzeko legea eta herri kontuen

legea aldatzen duen legea boto azalpena dago alderdi sozialistak erabili behar du boto azalpena

esan nahi dut guretzat hemen gertatu denak ez daukala paserik nahi genuke aktan gertatutakoa eta jakin nahi dugu baita ere horren inguruan

posizio bat zuen akats bat izan da zera guztien arabera eta gainontzekoek ez daukagu zertan errepikatu behar horrelako

gertatutakoa larria dela eta horrelakoak ematen direnean onartu

honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa maria garde ramirez eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena osasun mentalak osakidetzan duen egoerari buruz talde proposatzailearen txanda

andreak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on guztioi lehenik eta behin gustatuko litzaidake

taldeen ekimenez osasun mentala agenda politikoaren erdigunean dagoela eta nahiz eta gaur tamalez akordiorik egongo ez den

uste dut hori garrantzitsua dela bide horretan jarraitu behar dugula lanean eta pixkanaka pixkanaka bada ere eraldaketak bultzatuko ditugulako eta

gaur babestuko duen proposamena eta oinarrian bi funtsezko ideia dauzka batetik askotan errepikatu dugun azken hilabeteetan orokorrean osasun mentala osasungintzaren munduan eta osasun politiketan bazterretan egon den eremua izan da

garrantzi eta baliabide gutxi edo gutxien jaso duen alorra da eta hori erraz ikus daiteke gainera osasuneko aurrekontuak begiratzen baditugu azken hamarkadan urtez urte jaitsi egin da osasun mentalari bideratzen diegun osasun aurrekontuaren portzentajea

ehuneko bosta gainditzen genuen eta aurten hamar urteren bueltan ehuneko lau koma bostean kokatzen gara beraz osasun mentalari eman zaion garrantzia

ez delako lehentasun bat izan osasun sailarentzat eta uste dugu behingoagatik badela garaia hori aldatzeko eta osasun mentalari behar eta merezi duen tokia emateko osasun sistema publikoaren barruan

eta egituratzeaz ari garen honetan eta horretarako ezinbestekoa da gure osasun politiketan lehentasunez osasun mentala txertatzea eta bide batez momentu honetan ere osasunaren munduko erakundeak markatu dituen ildoak jarraitzea eta bi

diagnostiko bat egitea eta seguru nago batzuk pentsatuko duzuela joe

diagnostiko bat egitearen kontuarekin eta bai izan daiteke

izango da oraindik ere ez dela ondo ulertzen zergatik esaten dugun azterketa sakon bat egitea ezinbestekoa dela

osasun mentalaren afera eta erronkari aurre egin nahi baldin badiogu

ezagutu behar dugu zein den egoera zein den errealitatea

azken hilabete luzeen ondorioz are gehiago covid hemeretziaren eraginez

eta gainera pandemiak berak gauza asko mahaigaineratu ditu gauza asko erakutsi dizkigu

hortaz garrantzitsua da jakitea zer gertatu den eta zein den egoera nola dagoen momentu honetan osakidetzan osasun mentala nola dauden osasun mentaleko hiru sareak

hori dena ondo aztertu behar dugu gero neurri egokiak eta eraginkorrak planteatu ahal izateko guretzako logika kontua da gauzak egiteko modu bat ere bada eta hemen esan zitzaigun osasun sailak azterketak etengabean egiten dituela eta guzti horiek eskatu ditugunean informazioa jaso dugu bai

horretan ez dago diagnostiko sakonik informe batzuk daude pandemian abiatu diren programa batzuen inguruan

hiru orri gazteen egoeraren inguruan baina diagnostiko eta azterketa sakonik ez dago ez dago

eta analisiak bai egiten dituzte eta adibide bat jarriko dizuet duela hamar egun urriaren hemezortzian

haur nerabe eta gazteen osasun mentalaren inguruan egindako azterketa aurkeztu zuten

ondorioen txostena da bakarrik hemen kolektiboaren egoeraren analisi sakona egiten da azkenaldian

ez du balio edo ez esan egiten ari zaretela ez zabiltzatenean egiten eragileak daudenean horretan

benetan uste duzue zuek aurkeztutako proposamenarekin zuen zuzenketarekin osasun mentaleko zerbitzuek arreta berezia jar dezaten eskatuz

buelta emango diogula horrelako egoera latz bati zerbitzu horiek egokitu eta indartu gabe según fedeafes y resumiendo muchísimo

haur nerabe eta gazteen kolektiboa hobeto artatzeko baliagarriak izan daitezke

baina beharko genuke diagnostiko zabalago bat eta beste kolektibo batzuei begiratuta ere hori baieztatzeko eta hortik aurrera lan egin eta norabide batzuekin ze evidentemente beharrezkoa da osasun mentaleko estrategia berritzea estrategia orokorra eaekoa bi mila hamarekoa da

urteak e eta hiru herrialdeetako osasun mentaleko sareak eredu bakar batera bideratu behar ditugu edo eta pausoak eman behar dira horretarako ze egun

hiru sare eta hiru eredu ezberdin ditugu eta horrek dakartza errekurtso oso desberdinak izatea eta jendeak izatea

baina hori ezin da gertatu ze herritar guztiek dituzte eskubide berdinak

ez daudela errekurtso soziosanitario nahikorik eta

argi dagoena da osasun mentala bazterretik atera behar dugula lehen lerrora eta osasun politikaren erdigunera eraman behar dugula jada orain momentua da berandu goaz

eta uste dut gaur argi geratuko dela osasun mentalaren aferan legebiltzar honetan

eta nahia erronkari lehentasunez eta konbentzimenduz aurre egiteko eta ekiteko

ze jarraitzea lanean bakarrik ez du balio gehiago eta hobeto egin behar dugu eskerrik asko eskerrik asko garde andrea
elkarrekin podemos ezker anitza taldearen

egun on denoi legebiltzarkideok para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

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on berriro gai honi buruz

buruz eztabaidatzen dugu legebiltzar honetan egia da oporrak baino lehenago ere proposamen bat eztabaidatu genuen eta

gobernuari laguntza ematen dioten alderdiek aurkeztutako

horretan adierazi genuen ez zela nahikoa eta pentsatzen nuen

osasun mentaleko zerbitzuak osakidetzan eta lehenengo arretan

bereziki hausnarketa zehatza egitea pandemiaren ondorioak zehazteko eta horren arabera neurriak ezartzeko argi dago pandemiaren ondorioak osasun mentalean nabarmena izan dela

esan dudan bezala horrek adierazten du zerbitzuak inolako zalantzarik gabe indartu behar direla como todos sabemos la pandemia ha tenido un

bai mozioari eta bai legez besteko proposamenari esan behar dugu lehendabizi aurkeztu zela podemosen proposamena eta gero

ondoren mozioa aurkeztu duela guk gaia berbera zenez erabaki genuen testu berbera

un texto transado sobre el que posicionarnos ez dago testuren bat guk horren arabera defendatu dugu gure proposamena eta bozkatuko da

garrido andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

rico jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on denoi eztabaida honetan nire ustez bi ideia partekatu ditzakegu gutxienez bat osasun mentala gure

duen garrantzia bi gizarteari adostasun mezua bidaltzea oso gai sentikorraz ari gara

salud mental eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa ez dago

proposamen desberdinak entzun ditugu gaur talde bakoitzak bere ikuspegia mahaigaineratu du eta

konpartitzen dugula osasun mentalaren erronka aurrean daukagula herritarrak

artatzearen beharra agerikoa dela eta badela lehentasunez osasun politiketan osasun mentala indartzeko neurriak hartzeko garaia badela hori pozgarria bada ere

ez batzuen ez besteen artean ez egotea sikiera ardura eta kezka konpartitzen dugunon artean akordio bat

eta penagarria da ere gure ganberan gaur onartuko den testua duela

nahiz eta denbora pasa den eta tartean gauza asko azaleratu diren eta aldatu diren bai bai aiartza jauna egin duzu horrela baina

aurkeztea eta ez duzue egin eta gaur berriro ere onartuko dena azkenean da

jarrai dezatela atentzioa mantentzen edo arreta berezia jartzen horrelako zerbait da eta

egiten dabiltzate duela hilabeteak o sea ez diozue ekarpen errealik egin

esango nizueke ere mesedez copy paste gainditzea berdin dio osasun mentalaren inguruan zein den

zuzenketa berdin berdina eta aiartza jauna hemen esaten bera ari dela lanean irailaren bitik

bai bai eta bai esan duzue proposamen bat egon dela bitartean klaro nik ez dut ezagutzen ze niri ez zait heldu

sin más baina zerbait entzun dut eta

duela bi aste sagardui sailburuari ere esan nion eta hemen ere berresten dut

grina eta borondatea erronkari lehentasunez eta konbentzimenduz aurre egiteko eta modu adostu batean eta nork ez bada garaia osasun mentalari behar eta merezi duen lekua emateko herritarren
hobe beharrez eskerrik asko eskerrik asko garde andrea

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza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

garde ramirez andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde berrogei contra sei abstentzio beraz ez da onartu

jatorrizko testua bozkatuko dugu baita ere bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hemeretzi boto alde treinta y cuatro contra beraz

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua lehen mailako arretari buruz iragarri den

ebazpena talde proposatzailearen txanda barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

en este caso al gobierno vasco eskerrik asko hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

oraingoz ez dugu beste erremediorik barrio jauna estatu espainiarreko lurraldearteko osasun batzordean parte hartu beharra omen dugu

zeren zerbait gertatuko litzateke ez bagenu parte hartuko lurraldearteko osasun batzordean zerbait gertatuko litzateke ez baldin bagenu parte hartuko eta gure eskuduntzak bere osotasunean garatuko bagenitu alegia

ditugu osasunean gernikako akordioak horrela jasotzen ditu

oinarritzea azkenean herritarren gure herritarren

premiak osasun eskubidea bermatu ahal izateko erabakiak guk geuk hartzeko gure errealitatean oinarrituta

barrio jauna hoberena baina euskal herriarentzat hoberena nahi dut eta batez ere eremu guztietan gerorrek gure herritarrekiko eta gure herritarrekin batera erabakiak hartzea nahiko nuke kanpotik inork gurekiko erabakiak hartu ordez noski horrek ez du kentzen koordinazioa baztertzea alegia gainerako herrialdeekin koordinazio eremuak izatea

edo egoera zehatzetan ba esaterako covid hemeretziaren pandemiaren kasuan

beste batek hartzea eta hori ez dugu konpartitzen zoritxarrez pandemian espainiak hartu ditu erabakiak kasu gehienetan ez ez diolako espainiako gobernuak erabakiak hartzen utzi jaurlaritzari hainbat kasutan jaurlaritzak uko egin diolako egoera hain konplexu eta zailetan erabakiak hartzeari

lurralde arteko batzordean eratu den batzorde espezifikoan jaurlaritzak aktiboa izatea erronka berriei aurre egin eta beharko diren osasun espezialista berrien inguruan politikak erdiesteko ez gara izango gu jaurlaritzari esango diotenak batzorde horretan zein paper jokatu behar duen bai

beste behin eta eztabaida hau horretarako aprobetxatu nahiko genuke eskatzeko lehen mailako arretari begira proaktiboa izateko lehen mailako arreta ez baztertua izateko lehen mailako arreta agenda politikoaren lehen lerrora ekartzeko

erakunde sanitario integratuetan baina betiere lehen mailako arretari begira horregatik eztabaida honi begira aurkeztu dugun

fokoa behean jarri nahi izan dugu behean ez goian

ez urrunen dagoen eremuan osakidetzako

erakunde sanitario integratuetan eskualdeetan baina lehen arretari

ospitaleei begira jarraitzen dugu eta ondo dago eta beharrezkoa da lurralde arteko batzordeetan hitz egitea beharrezkoa da gobernuak dituen planak baina bada garaia

ekintzara pasatzeko berandu goaz orain dela urtebete

eta urtebetean zer aldatu da zer konpondu dugu badakit guztiok ez dugula erantzukizun maila berbera baina zer egin dugu jada hitzak ez dira nahikoa eta

epe motzera ertainera eta luzera begira kontuan hartu behar dugu eskualdeetan

dagoen demografia ezaugarri sozioekonomikoak migrazio fluxuak landaguneak eta abar

dauden antolaketa berregokitzeko ekipoak osatzeko profil berriak bideratzeko abar eta abar azken finean teorian denok aldarrikatzen dugun komunitario hori egituratzeko osasun sustapen bertatik hasita azkenean herritarrei osasun zerbitzu gertukoa sarbide errazakoa eta kalitatekoa eskaintzeko eta hori epe

arreta soziosanitarioa eskainiz osasun etxeak osasun etxe sozialak bilakatuz ospitaleak lehen mailako arretaren zerbitzura jartzeko arreta komunitarioaren zerbitzura jartzeko eta ez orain arte bezala

arreta ospitalearen administratiboa idazkaria bilakatuta

eta lehen mailako arretaren kontzeptua deseginez begirada aldatu behar dugu

zer behar daude gasteizen eta bilbo aldean eta ezkerraldean eta debagoienan eta bidasoaldean guztietan behar berdinak ditugu

hala ere epe ertainera iritsi aurretik epe motzera begira badugu baditugu hainbat erronka

zenbat herrietan mediku orduak murriztu dira zenbat herrietan hilabeteetan mediku gabe egon dira zenbat etenik gabeko arreta gune itxi dira murriztu dira ordutegiak zenbat murrizketa eman dira eaeko eskualde eta erakunde sanitario integratuetan lehen mailako arreta itota dago aurreko batean esan nuen bezala jada

larrialdietako arreta bilakatu da eta covid hemeretziaren kudeaketarako arreta bilakatu da oraindik lehen arretan premiazkoa dena artatzen da

agindua jasota hala ere makina batek euren jardunaldia luzatzen dute kronikoei jarraipena egiteko zita kontzertatuak artatzeko eta arreta komunitarioan dauden hezkuntza tailerrak egiteko

eta zer gertatzen da covid hemeretzi ez den gainerako guztiarekin

oraindik osasun saila eta osakidetza ez dira gai izan osasun larrialditik atera garenean fase berriari begirako berrantolaketa eta egituraketa zehazteko orain dela hilabete batzuk hemen bertan egin genuen proposamena covid hemeretzi beste era batera antolatzeko europako hainbat

berari dagokion funtzioa egiteko baina ez da posible izan ze jarraitzen dugu ikuspegi kliniko batetik covida kudeatzen txertoa jartzen jarraitzen dute eta orain gripearena ere bai iaz gripearen txertoa beste era batera egin zen adibidez gasteizen beste herrialde batzuetan

jartzen hemen bai baina osasun etxeetan ez dira erizainak

anbulategietan administratiboek hitzorduekin izugarrizko lan pilaketa daukate

ilarak sortzen ari dira eta herritarrak eurekin enfrentatzen dira eurekin ordaintzen dute medikuek nolako agendak dituzte

bukatzen da eta oso ohikoa bilakatzen ari da erizainak prozesu arinak ikustea gainera

ospitaleetako idazkari bilakatzen ari da eta espezialistak lehen mailako herritarrei eskatzen ari dira frogak egiteko beraiek egin behar dituzten frogak

eta abar lehen arretakoak lehenengo olatuan bigarren olatuan ospitaleak indartzera joan ziren

ospitaleetako profesionalak ez dira lehen arretara joango lehen arreta indartzeko anbulategiak indartzeko edo ez ditugu antolaketa eta funtzionamenduan aldaketak egingo erizainen koordinatzaileek ezin dute gehiago adibidez

erizaintzako zuzendaritzatik ez zaielako konponbiderik ematen egun guztia suak amatatzen daude eta ezin suak amatatzen jarraitu

lehen mailako arreta deseginda dago guztiz deseginda itota covid hemeretziaren kudeaketarako arreta bilakatu da larrialdietarako arreta eta berriro errepikatzen dut eta gainerako gaixotasunekin osasunarekin osasun globalarekin zer gertatzen eaen beraz hasteko epe motzean eta pandemiaren fase berriari begira erabaki ausartak behar dira lehen mailako arreta

dedikatu behar den gauzetara dedikatzeko eta covid hemeretziaren kudeaketa beste era batetara eramateko

sartuaz lehen mailan lehen mailako arretan inbertsioa behar dugu

agian pertsonetan inbertitzeko momentua da eta ez da obrak eraikinak inauguratzeko momentua behar ditugu kontratuak

gehiago erizain gehiago horretarako momentua da pertsonetan inbertitzeko momentua da

epe ertain eta luzera begiratzeko momentua da gure osasun sistema publikoa eraldatzeko eta batez ere batez ere herritarrei osasun eskubidea bermatzeko herritarrengatik gertu dagoen osasun sistema publikoa behar dugu horregatik madrilen

zeren dokumentuak ondo daude baina dokumentuak ez badira praktikara eramaten

eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldera pasatuz mistoa ez dago erantzuteko txandan barrio jauna zurea da hitza

ez du hitzik hartu behar ubera eh bildu taldearen ordezkaria zurea da hitza

izan madrilen izan europan toki guztietan parte hartzea ezagutza konpartitzea koordinatzea eta are gehiago eremu zehatz batzuetan

eta gure eskuduntzak alboratu eta momentu honetan premia gehien duena hau da ekintzara pasatzea lehen arretan neurriak hartzea hori nolabait alboratzea eta horrek kezkatzen gaitu lehen arreta itota dagoelako deseginda dagoelako

eta horrek kezkatzen gaitu eta pentsatzen dugu momentua dela fokoa hor jartzeko hemen jartzeko eta ez ez dakit nolako

lehen arretaren inguruan eztabaida asko izan ditugu guk gerorrek proposamen asko ekarri ditugu azaroan guk ekarri genuen proposamen bat azkenean gobernuarena atera zen eta esaten zaigu

mahai gainean jartzen dituzuen orokorkerien kontra egotea ba

laguntzeko ahal dugun heinean eta politikak sustatzeko eta desberdintasunak mahaigaineratu behar direnean ere

mahaigaineratzeko eta ez da ezer gertatzen eztabaidak ematea inportantea da baina batzuetan ematen da

sanoa da baina ez da gure intentzioa

ez gauzak mahaigaineratu ikusarazi eta

ahal den heinean batez ere praktikara pasatu

hor ikusten da ez eta lehen arreta zoritxarrez itota dago itota dago eta premia larriak eta gainera orain konponbide bezala ikusten dugu eta horrek kezkatzen gaitu moto bat

online plataformak aplikazioak dei telefonikoak gogoan dut orain dela gutxi herritar batek esaten zidan jo dermatologoak eskatu dit argazki bat bidaltzeko

orduan ondo daude horrelako tresna

osagarriak izan behar dira eta gainera esaten zaigu herritarrak direla nahiago dutenak

dei telefoniko bidez artatzea eta ez dagoela eskaririk

baina herritarrek euren medikuak ikustea nahi dute kontsulta presentzialak nahi dute lehen ezagutzen zuten lehen mailako arreta nahi dute eta

diena begira orain anbulategietan osasun profesionalei esaten zaie ba adibidez arreta komunitarioaren barruan eskaintzen dituzten hezkuntza tailerrak adibidez tabakoa uzteko tailerrak aplikazio bidez egiteko

sanofi deituriko erakunde bat plataforma bat eskaintzen ari da zentroz zentro erizainei esanez lanez deskargatzeko

eta hau erakunde pribatua da doakoa izango dela zerbitzua eta horretan ari da

ez dakit orain fijatu zareten etxean telebista ikusten baldin bazaudete berdin zait pelikula bat edo programa bat

osasun zerbitzu pribatuena zenbat iragarki osasun zerbitzu pribatua eskaintzen zer gertatzen ari da momentu honetan pixka bat pentsarazi beharko liguke ez eta guk pentsatzen dugu momentu honetan batez ere ekintza planera pasatu behar garela baina gure errealitateari egokituta gure herrietan

eremuak sortuz profesionalekin beraiei entzunez egunerokotasunaren errealitatetik abiatuta

jarri nahi izan dugu gaurkoan eta horretarako elkarlanerako espazioak sortu behar dira ez bakarrik madrilen behean anbulategietako arduradunekin erakunde sanitario integratuetako

azkenean pandemiak agerian utzi digu zeintzuk diren gabezia estrukturalak

eta politikak aldatu behar dira guztion osasunagatik dena eman duten osasun profesionalengatik eta gure osasun sistema publikoa
bermatzeko eta mantentzeko eta oso momentu delikatuan gaude eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak tellería jauna

muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

ciudadanos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto alde hogeita bat contra zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

talde mistoko legebiltzarkideak aurkeztua komunikabideei euskara erabiltzeko dirulaguntzak banatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda mistoa

eskerrik asko martínez andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldea barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

euzko abertzaleak ezta beraz berriro erantzuteko txandan martínez

eztabaida amaituta jarraian bozkatuko dugu martínez grisaleña andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka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

beraz ez da onartu oso zuzenketa eta gai zerrenda